arratsalde on guztioi osoko bilkurari berriro ekingo diogu gai zerrendako seigarren puntua mozioa

zentsuraren eta adierazpen askatasunaren aurkako gertaeren inguruan eztabaida eta behin betiko ebazpena talde proposatzailearen txanda urruzuno jauna zurea da hitza ekimena aurkeztu eta defendatzeko

erabaki arbitrario baten ostean adierazpen askatasunaren kontrako erabaki bat eta halako

goizean izan dugu nik baneukan prestatuta hitzartze hau izan behar zena baina uste dut ez daukala zentzurik

mozio batetaz ari garenean goizean gertatutakoaz

eta goizean gertatutakoa ez komentatzea

zer zentzu dauka adierazpen askatasunaren eta zentsuraren kontrako mozio bat zentsura aplikatzen duen ganbera batean aprobatzeak

nola eskatuko diogu beste instantzia bati adierazpen askatasuna errespetatzea eta zentsurarik ez erabiltzea ganbera honetan justu hori

zertarako balio du gaur hona ekarriko dugun erdibideko honek edota mozio honek beharbada

beste mozio bat ekarrik beharko dugu oraingoan bakartxo tejeria

egondako hitzartze bat zentsatzea jada egin du irakurri dugu transkripzioa zentzuratu du

aplikazio bat erabili du zentsuratzea eta hori da hemen gertatu dena larria erabat larria euskal herri bilduren aburuz baina ez gara horretan ere gehiegi nahiz eta berriro diodan ezin gara abstraitu goizean gertatutakoaz mozio hau eztabaidatzeko orduan orain urtebete ekarri genuen interpelazioa orain urtebete eta hau esaten dut norbaitek esango duelako gero

baina berdin dio zeren ari gara adierazpen askatasunaren defentsaz ari gara zentsuraz eta ari gara ere estatu espainolaz eta espainiaz ere

egunerokotasuna du aktualitatea du eta egunerokotasun edo indarrean dagoen gai bat izanik gaur bihar eta hurrengoan ere egoki etorriko den eztabaida bat izango da eta zentsuraren kontua ez da

zoritxarrez herri honetan dakizuenez frankismo garaian antolatzen ziren ekitaldietan ekitaldi kulturaletan antolatzen ziren kantaldietan hitzaldietan aurretiaz guardia zibilaren kuarteletik pasatu beharra zegoen alegia

erakutsi egin behar izaten zitzaion gero ekitaldi horretan kantaldia baldin bazen abestuko ziren kanten letrak erakutsi behar izaten zitzaion hitzaldia baldin bazen hitzaldian esango zena erakutsi behar izaten zitzaion

erabaki ahal izateko zer den abestu ahal dena zer den abestu ezin dena zer den esan ahal dena eta ezin zena eta joseba sarrionandia idazleak bere liburu batean

antolatu zuten bertso jaialdi bat bertso jaialdi bat eta ohikoa zen legez durangoko guardia zibilaren

eskatzen zion abestuko ziren bertsoen letrak

bertsoak inprobisatu egiten zirela beraz ezin zela aurretiaz esan abestuko ziren bertsoen letrak

azalpenak eman ostean guardia zibilari izugarrizko azalpenak eman ostean eta jada behin uste zutenean guardia zibilak ulertu zuela

gaur hemen bakartxo tejeriak egin duena egin alegia komeni ez zitzaiona moztu

ez zitzaiona moztu komeni zitzaiona bakarrik esan ahal

eta hori da daukaguna hori da daukaguna estatu antidemokratiko bat zentsura eta adierazpen askatasunaren urraketak

mozal legea bezalako legeak beharrezkoak dira sistemak beharrezko ditu sistemak beharrezkoa du jendartea izutzea

baina halako legeak ateratzen direnean ez dira izaten guztiontzat berdinak halako legeek lehen esan dudan bezala inbutu edo onilaren legeari erantzuten diote oso

izaten dute kasu batzuetan eta oso estua izaten dute beste kasu batzuetan eta orain adibidez errepasatuko bagenu mozal legearen ondorioz zigortuak izan diren pertsona

ertzaintzaren kasuan pasa den urtean sei mila zortziehun kasu uste dugu nahiko adierazgarria dela

aprobatua duenean lege hori ez aplikatzea sei mila zortziehun sei mila zortziehun lagun horien

gaur hemen ikusiko genuke pertsona guzti horiek zerbait daukatela amankomunean zerbait daukatela amankomunean

guztiak izango dira egungo statu quoarekin kritikoak diren sektoreetako pertsonak gaur hor goian egon direnei ez zaie aplikatzen mozal legerik

egin dituztenak egin inork ez du hartuko neurririk horien kontra

beste kasu batzuetan hartu izan duen bezala horiek lasai asko dabiltza momentu honetan sartuko bazinatekete nire

ikusiko zenukete nolako mehatxuak jasotzen ari den goizean hemen gertatukoaren arabera mehatxu horiek egiten dituztenen kontra ez dago

ez mozal legerik ez inolako neurririk

neurririk eta interpelazio hau ekarri genuenean hori zen eta lehen esan dudan bezala estarrona jaunak kanporatua izan den estarrona jaunak ekarri zuen

aipatu zituen momentu horretan arbitrarioki zigortuak izan zirenen hainbat zerrenda

egunkaria egunkaria egunkaria negu gorriak

bota dituen jendea aipatzen zuen aktoreak aipatzen zituen artistak eta berriro diot sektore anitz eta pertsona asko baina guztiak herri mugimendukoak

direnak oraintsu beste kasu batzuk ezagutu ditugu junta elektoralak esan du lazo edo sinbolo horirik ezin dela jarri

gure bulegoan gertatu dena ere ez dakigu junta elektoralaren aginduz egin den

baina egin da junta elektoralak esaten du preso politiko adiera ezin daitekeela erabili

edo ez ote dauden hori ere bakoitzaren subjektibitateari lotua dagoen heinean ezagutu dugu piperrak

izan da merkatutik kanporatua ezagutu ditugu

erasoak ezagutzen ari gara gara egunkariaren kontrako eraso betea espolio operazio betea desproposito batetik eratorria

handi bat dena eta hori da lehen esan dudan bezala estatu bat non jada zentsura

normalizatuak dituen eta legeztatuak dituen arautuak dituen sektore konkretu batzuk bakarrik

eta guztiok omen gaude mozal legearen kontra guztiok gaude zentsuraren kontra guztiok gaude adierazpen askatasuna babestearen alde beraz gaur hona ekarri dugun erdibidekoa elkarrekin podemos taldearekin sinatua

egin ohi den legez eskerrak eman nahi dizkiot garcía andreari

gure erdibidekoak bi puntu ditu bi puntu ditu eta lehenean egiten da deklarazio bat zentsuraren

eta eskatzen da edo eskatzen zaio espainiako gobernuari kode penalaren modifikazioak

zentsura murrizteko eta adierazpen askatasuna bermatzeko era berean eskatzen da datorren espainiako gobernuari eta ea

azken zortzi bederatzi hilabeteen sanchez jaunak ez duela izan aztirik horretarako ea hurrengoan horrela den

mozal legea bere horretan indargabetzeko eta gero bigarren puntuan eskatzen dugu eta berriro diot hau aurretiaz ere ganbera honetan

mozal legeak indarrean jarraitzen duen bitartean eusko jaurlaritzari edo eusko jaurlaritzen menpe dauden indar polizialei mesedez lege hori ez aplikatzeko luzatzen da beraz denok baldin bagaude honen alde uste dugu beste arazorik gabe erdibideko hau
aurrera atera beharko litzatekeela eskerrik asko eskerrik asko urruzuno legebiltzar honetan adierazpen askatasuna da

arauen barnean egiten bada ez dago arazorik zuzenketak aurkeztu dituzten taldeen txanda elkarrekin podemos garcía andrea zurea da hitza

eusko legebiltzarrak bere konpromisoa berresten du demokraziaren bermeetariko bat den adierazpen

izan ere eusko alderdi jeltzalearen aldetik ehun eta hogeita lau urte

oraingoak baina zailagoak izan diren garaietan

una ley que está aprobada besterik ez eskerrik asko eskerrik asko ramírez escudero jauna

erantzunen txandara pasatuz urruzuno jauna zurea da hitza

llanos andrea eta pastor jaunaren artean nahiz eta biek ildo beretsutik jo duten uste dudalako zintzoki ere ez dutela helburu berdinarekin egiten llanos andreari soilik esango nioke

etaren inguruko monografiko bat egin nahi baldin baduzu gu geuk ez daukagula inolako arazorik monografiko hori egitea ekar itzazu eta

hitz egingo dugula baina pastor jaunari bai esan nahiko nioke eta benetan diot ez daukat asmorik kontu honekin polemikak

guzti hori pastor jaunak esaten du guk ekartzen ditugula hala moduz ekimen batzuk eta gero bukatzen dugula nahi dugunaz hitz egiten baina berak ere

hori esanaz batera berorrek ere berdina egiten du eta bukatzen du etaren inguruan hitz egiten

halako espresio batzuk non esaten den guk enterratu egin ditugu eta guzti hori

hori da arazoa eta hori da adierazpen askatasunarekin ere izugarrizko lotura daukan kontu bat

militante ohi bat da eta berak esaten du arazoa o sea que

eta hemen ere horrelako zerbait gertatzen ari da hemen ere horrelako zerbait gertatzen ari da eta berriro errepikatuko dut zu zeu hona bajatu zintezke esan dezakezu edozer eta ren inguruan edozer baina beste pertsona batek euskal herrian

kontrako iritzia lukeen batek hori ezingo luke egin hori ezingo luke egin eta horretaz ari gara eta berriro diot ez da eztabaida saihestearren eta ez da polemika bilatzearren ere

guztiok dakigu zer gertatu den eta zoritxarrez benetan zoritxarrez ez zarete enterratu dituzuen bakarrak izan ez zarete bakarrak izan

nork esan dezakeen hori eta nork ez hori da arazoa hori da arazoa eta hemen inoiz errelato justu bat egongo baldin bada ba adierazpen askatasunak izan beharko du ere bere lekua

errelato egiazkorik egiazkorik eta diferentzia hor dago eta nik beste maila batean beste maila batean

adibide hori eta jartzen nuen nire kide arzuagaren

hori ari da gertatzen hemen badagoela izugarrizko

bi modu mugak aipatzen ziren mugak egokiak izan daitezke

baina guztiontzat berberak balira sikiera gaitz erdi espainiako hainbat futbol zelaietan

izan daitezen guztiontzat berdinak eta azken segundo hauek nahi nituzke erabili ramírez jaunari erantzuteko

ertzaintza hori eta bigarren puntuari ezezkoak bozkatzeak hori eragingo du besterik

eskerrik asko urruzuno jauna elkarrekin podemos taldearen ordezkaria garcía anderea zurea da hitza

andrea euskal sozialistak pastor jauna zurea da hitza

eskerrik asko pastos jauna euzko abertzaleak ramírez escudero jauna zurea da hitza

podemosen erdibideko zuzenketa puntuka eskatu da arazorik badago

beraz lehenengo puntua bozkatuko dugu bozkatu dezakegu

gai zerrendako zazpigarren puntua elkarrekin podemos talde parlamentarioak egindako legez besteko proposamena euskara ikasteko doakotasunari buruz eztabaida eta behin betiko

elkarrekin podemos taldearen ordezkaria den bollain jauna zurea da hitza ekimena aurkeztu eta defendatzeko

beno arratsalde on guztioi

irán venezuela eta gero hona bueltatzen saiatuko gara eta lehenbizi esatea orain bertan bostetan

eta gure babes guztia azaldu eta eman nahi diogula

euskararen erabilera eta ezagutza sustatzeko konpromisoa gure gain hartzen dugu eta uste dugu bizitzako esparru guztietan bizirik egon behar dela

legez besteko proposamenarekin hasi baino lehen hiru gauza esan nahiko nituzke lehenbizi

hizkuntza politika aldatu behar dela argi eta garbi ikusten dela azkeneko txostenak ikusita gero edo irakurri eta gero

momentu batera heldu gara non bide berdinetik jarraitzea ez digula inora eramaten eta ez dela

alde batetik behar dela ausardia eta imajinazioa

baliabide ekonomikoak errekurtso materialak eta beno euskal hiztunen eta euskal hiztunak euskal

benetako borondate bat bigarrenik esan nahiko neban beno uste dut denok ados egongo garela

behar bat dela biztanleriaren hizkuntza eskubideak bermatzea eta

harremanak izateko eskubidea eta euskal hiztunak ez direnentzat euren hizkuntza propio bat ezagutzeko eskubidea bermatu behar dela eta uste dugu kaxkarra dela oso gure herriak ba euskaraz harremanak izateko eta administrazioarekin euskaraz hitz egiteko

ez bermatzea eta hirugarrenik

gure hizkuntza propio bat dena ikasi eta hitz egin ahal izateko eta

behar ditugula hizkuntza normalizaziorako normalkuntzarako politikak euskararen erabilera sustatu eta natural beno egiten duten hizkuntza normalizaziorako politikak

edo profilak akreditatzeko eta azterketak gainditzeko

politikak eta esaten naben bezala hizkuntza politika

aldatzeko behar bat dago eta gero eta argiago ikusten dugu hau testuinguru sozio linguistikoa aldatzen da eta euskararen egoera uste dugu

kezkagarria dela hasieratik hona sartu ginenetik gure taldeak doakotasuna defendatu du ekimen desberdinen bidez eta

ildo horretatik doia eta egia da erregistratu genuenetik denbora bat pasatu dela eta uste dugu komenigarria dela eguneratzea zentzu honetan

azkena lege proposamen bat doakotasuna bermatzeko beste urrats bat da eta begi onez ikusten dugu baina

beno horregatik hogeita hamairu emendakin aurkeztu ditugu eta beno ba ikusteke dago zein izan daitekeen lege proposamen horren ibilbidea eta

lortu ahal izatea zentzu horretan eta gero ba jatorrizko legez besteko proposamenean defendatzen genuena mantendu nahi dugu gaur

nahi nituzke lehenbizi esan bezala hizkuntza politika aldatu behar dela eta horrez gure ustez horrek nahita ez baliabideei buruz hitz egitea da baliabide materialak batez ere bigarrenik hizkuntza eskubideak bermatu behar direla ikasteko eskubidea

eta euskal administrazioarekin euskaraz harremanak izatea esparru guztietan zeren egun gaur egun eskubide hauek

egoera honekin bukatzeko hirugarrenik doakotasunaz

izan behar dela doakotasuna gure ustetan eta beno aipatutako lege proposamen horretan be bi a aipatzen da

postu askotan ce bat a eskatzen dela eta konpetentzia komunikatibo egokiak garatu ahal izateko edo izateko ba beno guztiok dakigu ce bat a oso gomendagarria

ez eta laugarrenik doakotasun eraginkorra nahi dugu zeren beno egungo diru laguntzen sistemak uste dugu ez direla bat ere justuak eta

datorren ikasturtean badakigu zenbat ordaindu beharko lukeen bere poltsikotik

hasteko eta hau gure ustez ezin dabe euskal biztanleria euskal gizarte guztiak ezin du hori

erraza da hor bermatuta egungo diru laguntzekin ez dela geratzen ez beraz ondorioa gure ustez da euskadin euskara ikasi nahi duten askok ba ezin dutela euskara ikasi arrazoi ekonomikoengatik eta horregatik uste dogu aldaketa legislatiboak behar beharrezkoak direla hor daukagu ba nahiko zaharkituta oso zaharkituta geratu den euskararen legea eta beno gure proposamenean lege hau aldatzeko eskatzen genuen batetik

dohainik ikasteko eskubidea bermatzeko zeren beno borondatea oso polita izaten da normalean baina legeek azken finean agintzen dute eta bigarrenik ba herritarrek egun ez dauzkaten

atera ez dezaten ez be bai uste dogu estatutu berrian hau bermatu behar dela eta nola bermatu galdetzen dogunean hizkuntza eskubidea eraginkortasunez ba uste dogu

beste eskubide sozialak bermatzen diren moduan ez beno azken finean pixka bat deskafeinatu egin da gure hasierako proposamena

akordio zabal batera heldu garela eta beno nahiz eta ez izan guk eskatzen genuena

eta beraz berriz ere pozik gutxienez

erdibideko zuzenketa hau eskerrik asko eskerrik asko bollain jauna zuzenketak aurkeztu dituzten taldeen txandara pasatuz eh bildu taldearen ordezkaria ubera andrea zurea

da hitza beno hasi da korrika garesen eta mozioz

eta bizi pozez betetako egunak ditugu aurretik zupiria jauna egin dezagun klika

klika egiten diogun eta benetan ekimen politikoa hartzen dugun

euskararekin lotutako ekimena aurreko kontroleko plenoan adierazpena eta gaur ekimen bat

euskararekin lotutako ekimena legebiltzarrean eta legebiltzarkideok bero bero belarri prest eta aho biziak nonahi baina han nonbait geratu ziren asmo on hutsalak euskararekin

urte berri eguneko asmo honekin eta opor osteko ikasturte hasierako erronkekin gertatzen

zoritxarrez euskararen inguruko herri ekimen txatxi guaiekin

denok euskararen alde denok euskaraz denok euskara sustatzen baina horraino punto eta honekin ez dut esan nahi ekimen popular eta ikusgarriak ez direnik behar baina ekimen horiek urte osoko ekimen gabe ezerezean geratzen dira

ez dut motiborik pozik eta itxaropentsu egoteko errealitateak ez dit uzten nahiago nuke pozik egotea

nahiz eta korrikan parte hartuko dudan korrika babestuko dudan emozionatzen naizen korrika pasatzen den toki guztietatik

zuzena izango hori bai hasteko euskararen maitaleak langileak indioak borrokalariak zoriondu eta eskertu nahi ditut besteok agian

beste motibo batengatik zorionduko zaituztet gaur ez beste egun batetan gaur agur eta ohore gaur agur eta ohore euskararen bihotz

aberriaren zaindariei gaurkoan dugun eztabaida

ordutik ez dakit zenbat euri egin duen gainera doakotasunari buruzkoa tramitean doakotasuna bermatuko ez duen lege bat egongo ez balitz bezala justu astelehenean zuzenketak egiteko epea bukatu denean eta eztabaidari ekin behar diogunean

aitortu zigun bezala gaur kontua euskararen inguruan hitz egitea zen nola ez portzierto gobernua sostengatzen duten alderdiak

doakotasuna bermatzeko legea goitik behera aldatzen duzue

ez du doakotasuna bermatzen eta gaudenetan geratzen da laguntza sistema bat besterik ez

hala baldin bada ez kontatu gurekin hori baldin bada zuen helburua

lege proposamena aurkeztea okurritu izanagatik eta gainera ere erdibideko hau sustatzen eta lantzen

proposamena ez zenean nirea egia da gurrutxaga andrearen

eta hor ere abian den legea aurrera ateratzeko baina ikusita zuzenketak ba egia esan inozoak gu ea egunen batean espabilatzen dugun

mintzen naizen bai mintzen nauen arantza da euskara erasotzen denean ni neu erasotua sentitzen naizelako

berdintasunaren izenean ikusten dudanean hainbat tokietatik ezarri nahi diren

ezarri nahi direnean ikusten dudanean bihotza lurrera erortzen zait eta hori denetarako prest

eskuartean ditugun datuak ez dira onak oso kezkagarriak dira eta ez da eh bilduk esaten duelako ez gobernuak berak egiten dituen txostenetan datuak

datuak edo sozio linguistika klusterrak egindako bi mila hamaseiko azterketa eta beste azterketa batzuk

lagundu duena edo gazteen inguruan ateratzen diren eta behin eta berriro berresten diren datuak euskararen kalitatea eta erabilera behera behera nahiz eta inoizko ezagutza maila handiena dugun eta hala ere

garaiak eskatzen duten hizkuntza politikarako erreminta araugileak eta marko legala berritu nahi momentu honetan ezarri den markoa delako euskara ezin da politizatu euskara

eta hori ezartzen dutenak inor baino gehiago dira politika egiten dutenak horiek dira benetan politika egiten dutenak hizkuntza politika egiten

ekimen iritzi jarrera oro politika delako eta euskara ere politika delako politika orokorreko agendan ezarri

joko eremuaren joko zelaiaren bazter batetara kondenatzen den politika

izenean edo konplexuengatik konplexu asko dago coolagoa edo trendyagoa da make it come

euskara sustatzeak euskararen berdintasunak prestigioaren alde egiteak euskararen aldeko politikak

aniztasuna ukatzen duela berdintasuna ukatzen duela bizikidetza ukatzen duela nik pentsatzen dut ezetz baino gaur egungo errealitatea hori da

laurogeita biko legeak lagundu zuen laurogeita biko legeak lagundu zuen geunden errealitatetik aurrera egiten

egia da izugarrizko ibilbide oparoa izan dugu baina hori aspaldi bukatu zen aspaldi bukatu zen gaur egun beste errealitate sozial bat dugu eta

errealitate horretatik abiatuta aurrera egiteko eta etorkizunera begiratzeko

eta esaterako saiatu naiz saiatu naiz gaurko eztabaidan legebiltzarrak ez gobernuak legebiltzarrak azter zezan azter zezan

beharra zegoen azterketa bat eta hori ere ez dugu lortu tira

mendean oraindik aurkitzen gara administrazioan sartzeko euskara gure berezko hezkuntza ez da betekizuna bide batez galizian

alderdi popularrak agintzen du jaun andreok alderdi popularrak agintzen duen autonomia batetan betekizuna jarri dute administrazioan

hortaz ez da entzun ere egin nahi gainera orain euskaraz gain gaztelera ere berezko hizkuntza

eremu euskaldunena lan eskaintza publikoetan gazteleraz aurkeztu daiteke edo defendatu daiteke azterketa

erreminta bat bilakatu da hamabost mendean galduta gazteekiko digitalizazio mundu birtualaz zer esan eta luze jarrai genezake asko dago egiteko

dugu baina bada euskararen politikarik ekimen batzuk hortik eta hemendik bai baina nire amamak esango lukeen bezala bainak ortuan gaurkoan adostu dugu bai adostu dugu baina ia ezer adostu gabe euskarari buruz hitz egiten denean

baina euskararen politika zehatzei buruz hitz egiten hasten garenean ez dago adostasunik eta ikusten da behin eta berriro ikusten da ez dago adostasunik ezta diagnostikoan ere eta arazoa ez dira

kontua da euskararik gabe ez dela deus herri hau

ulertzean datza herri hau eta umeak oso ondo ulertzen dute hori ez dute inolako tesirik behar ulertzeko herri hau euskararik gabe

nire semetariko batek esan zidanean ama hemen ez da

hitz egiten hau euskal herria da zoritxarrez ez dugu urruti joan behar batek baino gehiagok galdegingo zutelako ea
legebiltzarra euskal herrian ote dagoen eskerrik asko

eskerrik asko presidente andrea sailburuak legebiltzarkideok arratsalde on

honi buruz hitz egiten dugunean premisa batetik irten behar dugula eta argi geratu behar dela euskararen ezaguera eta euskaraz atenditzeko

autonomia erkidego honetan bermatzen dela eta hori da eta horrela da bereziki bai konstituzioan eta bai gernikako estatutuan horrela delako euskara eta gaztelania ofizialak dira euskal autonomia erkidegoan eta euskaldunok euskara ezagutzeko eskubidea daukagu

bermatu behar dute eta esan behar dugu argi eta garbi bermatzen dutela horrexegatik esaten nuen premisa honetatik irten

esan dudanaren arabera lege proposamen zehatz bat daukagu gai honi buruz kasu honetan ez du elkarrekin podemos taldeak aurkeztu eta

alderdi bakoitzaren irizpideak edo helburuak edozein den alderdi bakoitzaren jarrera argi eta garbi adierazi den aurkeztu ditugun

bakoitzean hemen proposamen honen

eta horrela hau izanda ikerketa desberdinek aipatzen dute argi eta garbi euskararen ezaguera

aldi berean ez dela igotzen eta hau egia da hausnarketa bat beharko luke

egiteko eta argi geratzeko ez dela alderdi

creo importante uste dut oso interesgarria izango litzateke galdetzea zergatik bere erabilera edo euskararen erabilera ez da handitzen

eskerrik asko garrido anderea euskal sozialistak andueza jauna zurea da hitza

eskerrik asko mahaiburu anderea daukagun egunarekin eta pasa dugun guztiarekin

labur labur egingo dut konpromezua

gauza batzuk edo politikan aurkeztu eta aprobatzen ditugun gauza asko baina guretzako politikan ere

oso onuragarria dela uste degu eta adibide moduan

espainiako presidenteak lehenengo aldiz historian euskaltzaindiari

euskaldun euskaltzale eta sozialista moduan izugarri arro sentitu nintzen guretzako oso garrantzitsua zelako espainiako presidente batek euskaltzaindira joatea eta euskararekiko ere bere

alderdi politikoetatik eta bakoitzak pertsonalki adierazten edo adierazi

hori edukitzea eta azaleratzea ere oso ona dela uste

euskadiko eskubide linguistikoak uste ditugu

oraindik ere badago egiteko baina

bat egiten det ubera andereak atera du

erabilpenaren inguruan daukagun kezka edo daukagun arazoa logikoki erabilpena eta euskera jakitea lotura izugarria dauka erabiltzeko logikoa denez jakin

erabilpen moduan eta baita ere kohesiorako erreminta

bat delakoan eta baita ere integrazio erreminta bat delakoan ere bagaude beraz uste det oztopo ekonomiko batzuk logikoki

beharko direla eta alde batetik eta bestetik edo posizio batetik eta kontrakoaren erdibideko bat lortzeko gaitasuna ere edukiko degu uste det hemen tramitera onartu zen

izugarri ona da euskaldunontzako euskararen erabilpenerako

daukagu aurrera pausuak emateko ez da gauza izango batez ere hor lehen esan dudan moduan estremo batetik bestera ere erdibidekoak lortzeko gaitasuna edukiko dugula

eta guk aurkeztu ditugun emendakinen debatitzeko aukera behintzat badaukagu beraz ikasteko aukera eman behar da oztopo ekonomikoak gainditu behar dira ahal den heinean batez ere lehen esan dudan moduan

integratzeko erreminta oso garrantzitsu bat delako beraz guk oso pozik gaude gaur sinatu dugun erdibidekoarekin kontziente gara oraindik gai honetan asko egiteko

ez da gauza makala gauza honetan ditugun akordioak ere edukitzea eskerrik asko eskerrik asko andueza jauna

guztioi gaur hasi da korrika eta guk ere parte hartuko dugu legebiltzarrak ere

ekimen garrantzitsu bat herritarrek administrazioak eta eragileek parte hartzen dutena egia da hortik bakoitzaren konpromisoa parte hartzen dugun talde guztion konpromisoa

euskararekin bat egiteko eta euskara erabiltzeko ekimenera bueltatuz aitortu behar dut kostatu egin zitzaigula pixka bat ekimen honen muina edo gaur ekimen hau aurkeztearen muina zein zen edo helburua zein zen ondo harrapatzea zeren bi mila hamazazpian erregistratua izan zen orduan ce bat mailara arteko doakotasuna

euskararen erabilera normalizatzeko laurogeita biko legearen aldaketa eskatzen zenuten eta ordutik aipatu den bezala gauza asko pasatu eta egin dira

alde batetik jaurlaritzak hartu du konpromisoa

euskalduntzean aurrera egiteko euskarak masa kritikoa behar duelako ere bai erabilera hori sustatzeko eta horregatik eusko jaurlaritzak hasiera hasieratik

erabaki zuen helduen euskalduntzea sailburuordetzako ildo estrategikoetako bat izan delarik gobernu programan azaltzen zen eta baita euskararen agenda estrategikoan ere euskal herritarren euskara gaitasun hori ugaritzea dela ildo bat eta

eta baita herritarren euskara ziurtagiriak lortzeko sistema hobetzea ere eta horretarako urtez urte

euroko diru partida batekin aurrekontuetan eta bi mila hemezortzira arte igotzen joan zen bi mila hemeretziaren partez ezin dugu

aurrekontu horiek aurrera ez ateratzea horrekin batera eta

baionan euskararen erakunde publikoko presidenteak eta

parte hartu zuten ekitaldi batean eta bertan azaldu zituzten bi mila hemeretzirako lan ildoak eta bertan

bazen be bat mailara arte agirien baliokidetza sustatzeko eta lehen aldiz legealdi honetan lortzen ari da euskararen lurralde guztiak bat egiten ari diren hizkuntza biziberritzeko lanak egitea elkarlana ematen ari da lurralde osoari begirako lan ildoekin eta guzti honi gehitu behar diogu legebiltzar honetan bertan

euskara jakiteko eskubidea bermatzeko lege proposamen hori

elkarren arteko akordioak lortu ahal izateko uste dugulako jaurlaritzak hartutako bide bati marko legal bat ezartzen ari garela eta garrantzitsua izango litzatekeela

bide beretik joatea beraz esaten nuen bezala ez nuen ondo ulertzen zein zen helburua bi urte hauetan

hitz egitera gentozen edo helduen euskalduntzeari dagokionez jaurlaritzak iragarritako

bat gehiago eskatzera etorri eta jaurlaritzak be bi mailara arteko doakotasuna eskatzen duenean

doakotasuna eskatzera etortzea musean jolasten egongo bagina bezala eta ez modu errealista batean benetan lortzeko behar dugun hori beraz benetan uste dugu eztabaida eremu askotik eraman daitekeela eraman daitekeela

jarrera negazionista batetik orain arte egin den guztia gaur egun ez digula ezertarako balio eta gaur egungo datuak oso txarrak direla edo egin dezakegu modu

erreparatuz aurrera begira hartu behar ditugun erabaki horietan eta pauso horietan asmatzen saiatuz euskararen erabilera normalizatzeko laurogeita biko legea mugarri izan da eta pozten naiz ubera anderea gaurkoan zuk ere

uste dut diskurtsoan alde positibo bakarra hori izan daitekeela guk uste dugu ere ona dela eta indartsua dela eta kontsentsu handiz lortu zela

bere momentuan eta egia da laurogeita bitik hona gauza asko aldatu direla errealitatea

ematen doazela baina guk uste dugu laurogeita biko euskararen legeak badituela oraindik ere euskara biziberritzen jarraitzeko aukera bikainak ez dagoela agortuta guk ez dugu topatzen behintzat euskararen lege horretan euskararen erabilera oztopatu dezakeen

badaukala hobera joateko marjina uzten digun lege bat dela eta bai laurogeita bitik hona arau ezberdinak dekretu ezberdinak atera dira horren garapena emateko eta pentsatzen dugu gainera oso emaitza onak

ordutik hona eta nik ere bai ere aprobetxatu nahiko nuke gaurkoan

bidegurutze horretaz hitz egiteko baina nik uste dut denok toki berdinera begira jarri behar garela normalizazioari begira jarri behar garela euskararen bilakaera historikoa biziraupenaren bilakaera batetik eraman behar dugula aukera historiko bat daukagula eta beharrezko pausuak eman behar ditugula eta ez garela joan behar hainbeste karakterizatzen gaituen ezkortasun

aurrera bidean dauzkagun pausoak elkarrekin emanez benetan pentsatzen dut

pauso handi eta garrantzitsu bat izango dela eta eskertzekoa da gaurkoan lortutako

gure hizkuntzak gure elkarlana gutxienez merezi duela
eskerrik asko eskerrik asko gurrutxaga anderea

badirudiela batzuetan musean jolasten ari garela gehi bat batitzen

ez da egia zeren ce batera arte doakotasuna

euskararekin zerikusia zeukaten ekimen guztietan baina ez hori bakarrik gure programa politikoan ere bai

hau da ez da gobernuari gehi bata botatzen programa politikoan ia hori idatzita zegoen ez da gaur bururatu zaigun zeozer

eztabaidatzera ekarri dugu ekimen hau ba beno zuk dakizunez

ekimenak nahi dugunean ganbara honetara ekartzeko eta eskubide osoa daukagu hori horrela egiteko ez gero uste dut esan beharra dagoela ere bai

hogeita hamairu emendakin egin dizkiogula ere bai lege proposamenari eta

bermatzeko baizik eta beste bide askotan gure ustez lege proposamen hori hobetu ahal zen heinean

edonork irakur ditzake gero

estrategikoan ere hainbat ebazpen egin genituen eta hauen gehiengoak hainbat aldeekin adostuak izan ziren be bai gero etbk euskararekiko bere funtzioa bete ditzan beste hainbat ekimen ekarri ditugu euskaltegien zabalkuntza eskatzen

uste dugu hizkuntza politika kontsentsuen eta akordioen

arma moduan erabiltzea batzuen eta beste batzuen bitartean

ez duguna nahi da inork euskara ikasi nahi duenean

ezin izatea arazo ekonomikoak direla eta orduan horregatik uste dogu ekimen hau

aurrekontu guztietan emendakinak egiterakoan hizkuntza politika sailburuordetzan beti

emendakinei esker hau da ez dala zeozer gaur ekarri dugula eta gaur bururatu zaiguna

esaten zeban garrido andreak administrazioan

atenditzeko eskubidea bermatzen dala nik uste dot hori ez dala egia eta nahi izanez gero gonbidatzen zaitut nirekin etortzeko biok batera joateko hainbat administrazioetara eta ikus genezake hori betetzen dan edo ez

gainera jakin badakit toki batzuetan hori ez dela bermatzen eta gero

ni egia esan ekidistantziaz nekatua nago eta haserretzen nauen kontu bat da

digu gero euskara ez bada zabaltzen ez bada erabiltzen eta

ez bada bizi eta gero esaten digute euskara arma bezala erabiltzen dugula mesedez mesedez euskara herria da euskara gu gara euskara ni naiz

ni euskararik gabe ez naiz ezer eta hor dago oinarria hor dago oinarria eta hori ulertzean datza nire ustez diagnostikoa

ez dagoela euskal herririk eta hori umeak ulertzen dute umeak ulertzen dute eta esan dut euskara politika da politika da

politika egiten ari da politika egiten ari da intentzionalitate batekin eta helburu batekin eta positiboki hasiko gara hitz egiten ekimenak

agendan osoko bilkuretan batzordetan ekimena politika beste gaietan gertatzen den bezala euskararen inguruan zergatik ez da egin nahi benetako politika egiten dira ekimen batzuk hemendik hortik baina ez dago politika badago konplexuak konplexuak handiak

eta asimilatuak asimilatuak gaude eta hemen nork inposatu nahi du hemen zapalduak gu gara euskaldunak gara eta hemen inposatu nahi dutenak

horiek inposatzen dute eta ez euskaldunok euskaldunok aniztasunaren errespetuaren eta bizikidetzaren

hori da errealitate gordina hori da gure herrian gertatu dena urte askotan

gure herrian duintasunez bizitza merezi dugulako eta datuetaz gustatuko litzaidake propietatez hitz egitea eta hitz egiten dugunean datu objektiboak erabiltzea begira

badakizue etorkinak zein eredu aukeratzen duten hezkuntzan gehiengoz

bostehun eredua aukeratzen dute etorkinak espainiar etorkinak ez dakit

jarrera kontua da jakitea nora zoazen bizitzera

nahi izatea normalena da zu herri batetara bazoaz

ikastea bizitzea komunikatzea maitatzea lan egitea besterik gabe

bere momentuan erantzun bat eman zion orduan zegoen gizarteari

aspaldi kadukatua dago begira kataluniak laurogeita hemezortzian aldatu zuen legea eta konparatu

eta konparatu laurogeita biko legea eta kataluniaren laurogeita hemezortziko legea ikusi beraiek egin duten aurrerapena eta ikusi gu nola geratzen ari garen nola geratzen ari garen konplexuak ditugu konplexuak eta karramarroaren dantza pauso bat aurrera edo erdi

zer gehiago beste kontzeptu bat nahastu duena garrido andreak begira eskubideak

ditugu eta herritarrak administraziora zuzentzen garenean eskubidea daukagu aukeratzeko askatasunez

bete beharra herritarrak aukeratzen duen hizkuntza horretan zerbitzua bermatzeko eta zoritxarrez

eaen ez du betebehar hori betetzen ez ditu eskubideak bermatzen herritar guztioi inori inori ez osakidetzan

beraz asko dugu egiteko ekidistantziak albo batera eta jar dezagun agenda politikoaren erdian euskara euskara hizkuntza politika

neurri zehatzekin politikarekin eskerrik asko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

herritarrok eskubidea dugula baina eskubide hori argi eta garbi bermatzen da edo ez da bermatzen adibidez arabako foru aldundian eta datu ofizialak ikusita

alderdi bakoitzak aukerak edo talde bakoitzak aukerak izan ditugu gure jarrera zehazteko

debate hau kanpo dagoela debate zehatza proposamen hau eztabaidatzerakoan izango dugulako aukera besterik gabe eskerrik asko

euskal sozialistak andueza jaunak ez du hitzik hartu behar euzko abertzaleak gurrutxaga anderea zurea da hitza

dauzkagun ezagutza datuetan egia da erabilera ez dela maila berdinean

eta euskara politika garatzeko hizkuntza politikako sailburuordetza hor daukagu eta lanean ari da agenda estrategikoarekin ekin eta beste hainbat plan konkreturekin beraz ez dut uste hori esateko

eta egia da kataluniak aldatu duela baina ez dut uste konparazioak onak direnik beraiek beraien legea egingo zuten eta aldatzeko beharra ikusiko zuten

azken hamarkadetan ez du bizi izan hemen bizi izan den egoera politikoa eta sozialki horrek egoera

eta gustatuko litzaidake jakitea zuek lehenago lurreratu izan bazenute benetako politika serioan non egongo ginatekeen euskarari dagokionez ere bai eskerrik asko

eztabaida amaitu denez bototara jarriko dugu elkarrekin podemos euskal sozialistak eh bildu eta euskal abertzaleak sinatu duten erdibideko zuzenketa

bozketaren emaitza onako izan da hirurogeita bederatzi eman dugu bozka hirurogei boto aldekoa bederatzi abstentzio beraz onartuta geratu da